osoko bilkura hasiko dugu gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako lege proposamena

azaroaren hogeita laukoa aldatzen duena aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

eta horrenbestez irakurrik gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nork parte hartuko du

egun on gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legea bi mila zortzian onartua izan zen

beste lege baten bidez hainbat aldaketa murrizketa ezarri zituzten alderdi sozialistak eta popularrak lege horretan beraz gaur ekartzen dugun lege proposamenak oso helburu xumea eta argia dauka

aldaketa murrizketa indargabetzea batetik diru sarrerak bermatzeko errenta jaso ahal izateko gutxieneko erroldatze epea hiru urtetik urtebetera jaistea eta bestetik

aldaketa murrizketa hauek pertsona ugari

utzi dituelako eta prestazioaren izaera subjektiboa kolokan ipintzen duelako indargabetzea proposatzen dugu

ez da gure asmoa proposamen honekin azterketa sakon bat egitea gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legearen inguruan hala ere hori ere egin beharko da berandu baino lehenago inolako zalantzarik errealitatea begiratzerik besterik ez dago horretarako langabeziaren datuak hor daude otsailean

ehun eta hirurogeita hamasei mila pertsona zeuden langabezian horietatik

ehuneko berrogeita hamaika koma berrogeita hemeretzia emakumeak otsailean gehiago igo da langabezia emakumeen artean ehuneko bat koma hemeretzi gehitu da eta gizonen artean ehuneko zero laurogeita hamalaugarrena kontuan hartzeko datua dela iruditzen zaigu

ez du inolako diru sarrerarik jasotzen eaen

diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen dutenak hilero bostehun gehiago daude horietatik ere ehuneko berrogeita hemezortzi koma berrogeita hamabost emakumeak dira

esanguratsua datu hau ere gure ikuspuntutik kopuru hori gora doa etengabe eta horren aurrean jaurlaritzak premia sozial horri

laguntza horiek jasotzeko bidea estutu egin du biztanleen bostetik bat pobrezian eta gizarte bazterketan erortzeko arriskuan dago haurren ia laurdenak pobrezia egoeran edo arriskuan bizi dira bi mila zortzitik

eman den bilakaera oso kezkagarria da pobreziak gora egin du bi mila zortzian ehuneko bost koma zazpikoa baldin bazen bi mila hamabian ehuneko

egoera kezkagarri hauetan dauden pertsonak milaka dira

ez ditu babesten beraz guk bai uste dugu iritsi dela unea gizarteratzeko euskal sistema garatzeko eta berritzeko

herritar guztiei gutxieneko sarrerak bermatuko dien sistema indarrean ipintzeko eta enplegarritasuna hobetzeko jarduerak egiteko gizarteratzeko sistema bat programa ezberdinak indarrean ipiniko dituena eta bereziki

honekin batera badaude beste neurri batzuk errebisatu eta aldatu beharrekoak adina eta errenta kopurua bizikidetza

adibidez beste batzuen artean baldintza hauek ere ezinezkoa egiten die pertsona askori diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzea

aipatzekoa da ere lanbiden diru sarrera bermatzearen inguruan ematen ari diren egoerak erantzunak berandu

arartekoak orain dela gutxi batzordean adierazi zigun bezala legean jasota ez dauden barneko irizpideen arabera errenta jasotzeko eskubidea ukatzea

lehen esan dudan bezala helburu xumeago batekin gatoz ahoa betetzen zaigu pertsonak direla garrantzitsuenak esaten politika

egiten dugula pertsonen ongizatea dela helburu baina gero funtsezko erabakien aurrean kontrakoa egiten dugu behin eta berriro

dira eta hori da jaurlaritzak behin eta berriro egiten duena diskurtsoetarako pertsonak behin eta berriro aldarrikatu eta praktikan pertsonen kontrako politikak gauzatu proposamen honekin gertatutakoa ere adierazgarria da lehen saiakeran araudiaren interpretazio posible bat erabilita atzera bota zen proposamena

jaurlaritzak erabaki zuen ez zuela merezi eztabaidatzea ere ez pertsonak helburu lehendakari jauna urkullu jauna

aldaketatxo bat eginda aurkeztu dugu berriro proposamena proposamen hau onartuz gero datorren urteko urtarrilean sartuko litzateke indarrean bi mila hamabosteko urtarrilean gogoratu nahi dugu ere

beste legez besteko proposamena aurkeztu dugula pentsatzen dugulako inoiz baino beharrezkoagoa dela egindako murrizketak gutxienez bertan behera usteko alboratzeko hala ere

aurkeztutako lege proposamena aintzat ez hartzeko iritzia duela adierazi du pertsonak helburu berriro diot

esatea eta ze zaila badirudi pauso txiki batzuk ere ematea guk zer proposatzen dugu eta zergatik proposatzen dugu lehen proposamena azaroaren hogeita lauko lau barra bi mila hamaika legearen

idazketa berria ematea proposatzen da hain zuzen

urtean onartutako legean jasota

berreskuratzea proposatzen dugu aldez aurretik erroldatuta egoteko aldia hiru urtetik urte betera aldatzea aurrekontuak asmoz egindako murrizketen bidez milaka pertsona utzi ziren diru sarrerarik gabe sistematik kanpo utzi ziren eta gaur egun berdin jarraitzen dugu pertsona helburu diot berriro

ezagutu berri dut apirilaren zazpian diru sarrerak bermatzeko politikak euskadin

urteurrena lelopean jaurlaritzak antolatutako jardunaldiak iragartzeko orrian

pertsona helburu jardunaldia bilbon apirilaren zazpian koherenteak izanda eta hori horrela izanda uste dut benetan gainera uste dut egiten dugun proposamena onartu

bestela ez da sinesgarria esaten duzuena non daude pertsonak kanpoan babesik gabe usten baldin baditugu horrelako neurriekin jakin badakizue gipuzkoako foru aldundia ahalegin handia egiten ari dela diru sarrerak bermatzeko laguntzaren bidez

erroldatze denboran ezarritako murrizketek eragin zituen ondorioak bere gain hartzen ahalegin handia nahiz eta berari

posible baldin badute ahalegin hori egitea nola ez da izango posible jaurlaritzak ahalegin presupuestario hori egitea hau ez da erabaki tekniko

erabaki politiko bat da eta erabaki politikoa

ez aurrekontuetan ez teknizismoetan bigarren proposamena indargabetzea proposatzen dugu azaroaren hogeita lauko lau barra bi mila hamaika legearen bederatzigarrena artikulua derogar

gai honen inguruan bi mila hamairuko otsailean legebiltzar honetan bai alderdi sozialistak popularrak eta jeltzaleak hitzartu zenuten erdibideko bat

irekitzen zitzaion gizarteratzeko lana egitearen aukerari ondoren sailburuak bere ikerketa edo eskatutako ikerketaren ondorioak esplikatu zigun adierazi zizkigun

gu ez ginen bat etorri orduan eta ez gatoz bat orain ez gatoz bat egiten ari den planteamenduarekin rechazamos la vinculación entre derecho

badirudi diru sarrera bermatzeko errenta jasotzeagatik zorretan daudela

hauek dira nagusiki gure arrazoiak proposamena egiteko zer dio jaurlaritzak zer esan digu jaurlaritzak lehen aipatu dut ere

lege proposamena aintzat ez hartzeko iritzia adierazi duela emandako arrazoi nagusiak hauek dira lehena legearen aldaketa orain dela bi urte pasatxo egin zela eta kontuan hartuta gizarteko pertsonarik

eragiten diela denbora gehiago behar dela ezartzeko eta hartutako neurriak ebaluatzeko benetan hau irakurri nuenean broma txar bat iruditu zitzaidan

denbora gehiago behar da ebaluatzeko nola kaltetzen ditugun pertsonarik zaurgarrienak ez da ulertzen ulertezina da alde batetik bi mila zortzigarrena urteko legea aldatu zenean

hiru urte igaro ziren eta hori ez zen arrazoia izan ez aldatzeko legea ezin zen orduan egi zen orduan ebaluazioren bat edo bakarrik

egin behar zena ebaluatu zen eta bestetik

aldaketak pertsona asko utzi zituela diru sarrerarik gabe beraz ez da pertsonengan pentsatuta egin da eta ondorioz aldatu beharko da pertsonen ongizatea helburu badugu bigarren arrazoia ematen diguna jaurlaritzak da gaur egungo egoera ekonomikoa eta gainera aurreratzen digu bi mila hamabosterako aurrikusi daitekeena berdintsua denez aldaketa ez dela gomendatzen

hutsa dirurik ez dagoela diozue gure proposamena onartzeak ekarriko lukeen gastua guk inbertsioa dela diogu

guk ordea uste dugu gezurra dela esaten ari zaretena dirua

kontua dela non ipintzen diren lehentasunak pertsonen ongizatean edo beste gauza batzuetan are gehiago egun hauetan jakin dugu

hirurogeita hamasei milioi euro kutxan utzi zituela erabili gabe utzi zituela eta hau ere lotsagarria eta

iruditzen zaigu azken batean krisi egoera batean gobernu batek horrela jokatzea ez du beste izenik milaka herritarrek premia larriak dituztenean

eskura ditugun baliabide guztiak erabiltzea eta gaizki pasatzen ari diren pertsonei laguntzea lehen esan dudan bezala

bi mila hamaikako legean egindako murrizketak estaltzeko ardura

beraz posible da dirua dago eta gaur egun goraka doan gizarte larrialdia ikusita ezinbestekoa da lehentasunak ezartzea

ongizatea bermatzeko baina argi dago zuen jarrera beste bat dela jaurlaritzak eta eajk troikaren aginduak betetzea

helburua pertsonen eskubideen gainetik zuentzat

lehentasuna ez dira pertsonak asko erabiliko duzue asko esango duzue baina lehentasuna aurrekontuak eta zenbakiak koadratzea dira

guk zer eskatzen dizuegu zer eskatzen diogu jaurlaritzari eta eajri beharrizana kontuan hartu eta aurrekontuak arabera moldatzea eta ez alderantziz pertsonak helburu lelo hori errealitate bihurtu dezazuela euskal herritar guztiok bizi baldintza duinak izateko eskubidea bermatu dezazuela eskatzen dizueguna eta ezin amaitu alderdi sozialistari ere aipamen bat egin gabe eta eskari zehatza ere

legean murrizketak edo murrizketa hauek egin zituena alderdi popularraren laguntzarekin beraz

iritsi dela momentua egindako kaltea zuzentzen hasteko eta gaur horretarako aukera duzue ezkerreko ikuspegi

edo guk behintzat horrela ikusten dugu proposamen hau babestea hau ez da gizarte eskubideak murrizteko ordua

unea da eskerrik asko arrondo andrea kontrako txandan talde popularreko

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria legebiltzarkideok legealdi honen hasieran eh bilduren proposamena zehatza eztabaidatu genuen gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko aurreko legean

aldaketei buruz bi lege proposamenak aurkeztu ondoren lau barra bi mila hamaika legea azaroaren

eta biak gobernuaren betoa jaso ondoren gaur beste proposamena eztabaidatuko dugu

sozialista eta alderdi popularraren arteko akordio baten ostean eman zen euskadiko giza babesa sistema hobetzeko eta

gaiak eta bereziki bi gai zehatzak bertan behera utzi nahi ditu eta horregatik ulertzekoa da gu ados

azaldu ditudan arrazoi guztiengatik kontrako bozka emango dugu eh bilduren proposamenari besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido
erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andereak

eskerrik asko ikusten dut ez alderdi sozialistak ez jeltzaleak ez zaudetela prest eztabaidatzeko ere

hain proposamen xumea argia erraza egiteko baina garrantzitsua dena pertsona askorentzat milaka pertsonentzat horrek berak zerbait adierazten du

esaten pertsonak helburu baina eztabaidatzeko ere ez zaudete prest

argi gelditu da aurreko legegintzaldian egindako aldaketa

eskutik gaur hemen defendatu duenak eta ez dakit suposatzen dut berdina bozkatuko duzuenak alderdi popularra izan dela gutxienez aurpegia ematen du eta defendatzen du pentsatzen duena eta zergatik pentsatzen duen eta prest agertu da

aurreko legegintzaldian hori esanda noski enplegua da lehentasuna nola ez nor dago beste gauza bat esaten enplegu duinak sortzea da bidea zalantzarik gabe

eta denbora galdu gabe gainera baina datuak hor daude

langabezia igotzen ari da hilabetetik hilabetera langabetu gehiago ditugu pertsona gehiago ditugu inolako babesik gabe

beraz uzten ari gara pertsonak eta pertsonak ezer gabe hiru urte erroldatzea egotea baldintza izan behar da

baliabideak bizitzeko baliabideak gero proposatuko ditugu beste neurri batzuk ez dakit zer egiteko pertsona horiekin ez dakit karitatearen bidez ez dakit zer egiteko baina ez goazen ematera

gutxieneko bizi baldintza duinak izateko

pausotxo bat ematea besterik ez dugu proposatzen pausotxo bat askoz ere gehiago egin beharko genuke

pertsonak dira eta hor ipini beharko genuke inbertsio handiena lehen esan dugu

dirua badago da inbertsio bat pertsonak gu bezalako pertsonak seiehun eta hamabi euro emateko diru kopurua horretaz ari gara hitz egiten seiehun eta hamabi euro

oinarrizko kantitatea eta hori ere ez hori gabe ere

horregatik diogu lehentasun kontua dela eta aurrekontuak egin behar direla pertsonaren ongizatea babesteko eta ez alderantziz

hitz egiten zuen defizit zeroren aldeko helburua eduki behar zela hemendik aurrera denok dakigu zer esan nahi duen defizit zero momentu honetan aipatzea austeritate politiketan sakontzea hori da bilbon elkartu zirenak

esaten duena austeritate politiketan sakontzea eskubide sozialak gehiago hori da esan nahi duena momentu honetan defizit zero atzo esan genuen bezala errepikatu egingo dut ez da momentua defizit zero defizit zero ez urkullu jauna langabezi zero izan beharko litzateke eta bitartean neurriak babesteko pertsonen

susmopean berriro ere alderdi popularrak ipintzen ditu diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dituzten pertsonak gure ustez dira gaizkien pasatzen duten pertsonak ez dago arazo nagusiena hortik ez doa diru kantitate handiena hor agertzen diren datu asko

lanbidek gaizki kudeatutako gaiak gero berriro itzuli behar zaizkienak ez dago iruzurrik edo oso gutxi dago konparatuta gure gizartean dagoenarekin eta berriro esango dut benetako iruzurra beste toki batzuetan

hitz egiten da horren truke ere gizarterako lanak egitearen beharra eta batzordean sailburuak enplegu eta gizarte politikako sailburuak hitz egin zuen hirugarren sektorearen inguruan elkarrizketak zeudela hori gauzatzeko

atzo bertan esan zuen oraindik badaudela

hobetzeko gizarte babesean gizarteratzeko programetan proiektuetan moduetan

hartzeko gaia dela badago beste gai bat garrantzitsua gaur bertan ere ezagutu duguna

interesgarria izango litzateke esaten ari da alemaniatik europarrak langabezian baldin badaude kaleratu egin behar dituztela

mahai gainean eta baita ere ipintzen dute proposamena mahai gainean murrizketa gehiago ezarri behar direla babes sozialean pertsona horientzat ez dakit gure bidea hori den ez dakit gaur hemen neurri honen kontra bozkatuko duzuen bidea edo norabidea hori den baina ona

ezagutzeko jakitea benetan zein den gobernu honen

hori den edo beste bat den eta beste bat baldin bada zehazten den gaur behintzat ikusiko ez duguna hemen esaten ari gara lehen aipatu dut milaka pertsona utzi direla babesik gabe gure kalkuluen arabera eta seguraski jaurlaritzak datu zehatzagoak izango ditu baina gure kalkuluen arabera eta gipuzkoako errealitatea kontutan hartuta

neurri hau erabilita erroldaren neurria erabilita eta iruditzen zaigu

gutxieneko prestazio bat ematea bere bizimodua bere ongizatea pixka bat behintzat hobetzeko eta

digna gaur argi dago ez da posible izango xume hau ematea baina ziur gaude zuekin edo gabe

lortzen joango garela hemendik aurrera ere bai eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea

eztabaida amaitu denez bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogei ez berrogeita hamabi

ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian botoa azaltzeko

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea euzko abertzaleak taldearen ezezko botoa azaltzen saiatuko naiz azaroaren hogeita laueko lau barra bi mila hamaika legea aldatzeko eh bilduk

bat egiten dugu gobernuaren aintzat hartzearen aurkako irizpidearekin sarritan azaldu dugunez gai honen inguruan eztabaidatzerakoan

hamargarrena legealdiaren hasieran esandakoak mantentzen ditugu ezin dira aldatu eta berraldatu gobernuan dagoen kolorearen arabera segurtasun juridikoaren printzipioak erantzukizunez jokatzea eskatzen digu alderdi politikoei legea aldatu zenetik denbora gutxi pasatu da igarotako denbora ez da nahikoa

guztion artean sortutako gizarte babes aurrerakoia mantentzea txarren pasatzen ari direnak babestea

errenta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eta gizarte larrialdietarako laguntzen bitartez y algo estamos haciendo bien

gizarte babes sistema ona dugu baina ezin dugu inoiz ahaztu legeak berak esaten duena gizarteratzeko tresnarik onena lana dela eta horretan buru belarri dabil jaurlaritza emandako azalpenengatik ez dugu babestu lege proposamenaren batgarrena artikulua

horren inguruan ere zehazki mintzatu garela legebiltzarrean behin baino gehiagotan eta eztabaida eta agerraldi ezberdinetan esandakoa mantentzen dugu

eusko jaurlaritzak eta honen adierazgarri handienetarikoa da gizarte gaietako sailaren aurrekontua hezkuntza eta osasunarekin batera
hirurogeita hamar dela pertsonengan sinesten dugulako eta eurak pertsonak direlako gure lehentasuna eskerrik asko
arregi anderea gai zerrendako bigarren puntua

egindako legez besteko proposamena gure erakunde estrukturaren eraginkortasuna indartu beharrari eta estruktura hori gaur egun lurralde historikoek eta euskadiko

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialisten txanda da

egun on guztioi gaur garrantzi handiko eztabaida

euskadi iraunkorrago eta eraginkorrago egiteko eztabaida alegia krisiak gure desorekak begi bistan jarri ditu

gobernu foru aldundi eta udalen artean koordinazio gehiago lortu behar dugula esan nahi du gure egitura instituzionala birpentsatu behar dugu gaurko gizarte modernoaren beharretara moldatzeko

egiteko foroa hasiko da lanean denon partaidetza eskatzen duen foroa aurreiritzi eta taburik gabe ziur nago emankorra izango dela

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari legebiltzarkideok egunon

euskal sozialistekin batera aurkeztu dugun ekimen honen helburua da euskal administrazioa lehiakorragoa eraginkorragoa eta jasangarriagoa egitea

ahalik eta zerbitzurik onenak emateko badirudi diru sarrerak murrizten doazen sasoi honetan

zaiola baliabideak zorroztasunez kudeatzea kudeatzaile bikainak badaki ordea baliabide publikoak zorroztasunez kudeatu behar dituela beti bai krisi sasoietan eta baita oparotasunean

inolako zalantza izpirik gabe esan dezaket guztion artean eraiki dugun euskal erakunde egiturak ondo funtzionatu duela hogeita hamar urte hauetan zehar are gehiago esango nuke erakunde egiturak emaitza bikainak lortu dituela urte luze hauetan zehar eta horretaz harro egon beharko ginateke denok herri hau guztion artean eraiki dugulako baina uste dugu baita ere hausnarketarako unea

hausnartu gure sistema egituratzen duten lanabesak hobetzeko gaur eguneko erronkei

emateko guztiz onuragarria iruditzen zaigu euskadiko erakunde sistema modernizatzeko eguneratzeko edo erreformatzeko lan egitea eta etengabe eginbeharreko lan hori da hain zuzen ere zintzotasun osoz eta zentzuz

otadui andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza

egun on legebiltzar buru andrea lehendakaria legebiltzarkideak egun on pasa den urteko

eusko jaurlaritzak igorri zion legebiltzarrari erkidegoko sektore publikoa arrazionalizatzeko estrategia

eajk eta alderdi sozialistek sinatu zuten egonkortasun ituna hemen esan den bezala non

aurrekaria ere badago bederatzigarren legegintzaldian alderdi sozialistak egin zuen administrazioa publikoetako bikoiztasun eta ez eraginkortasunei buruzko txostena beraz ez da batere kasualitatea

batera legebiltzarrera ekartzea elkarren artean egindako legez proposamen hau eta bertan esplizitoki eskatzea batetik

ezabatzeko eta bestetik erakundeen eraginkortasuna areagotzeko

aipatzen dituzten helburuak batetik nahi dute foru aldundiek eta jaurlaritzak elkarlan prozesua has dezatela bikoizketen aurrean estrategia komunak aurrera eramateko eta bestetik jarduera berean edo beretsuan jarduten duten enpresa publiko guztiak

ez dugu txarto ikusten administrazio publikoa optimizatzeko proposatzen den ahalegina baina ezinbesteko premisa batzuk

utzi nahi genituzke aldez aurretik lehenengo eta behin administrazioaren berrantolaketak ezin duela kalterik

langileen egoeran hau da beraien lanpostuei eta langileen utzi egin beharko diela erreforma horrek eta bigarrenik begiratu behar direla lehenik eta behin erkidegotik

erakundeekiko hau da administrazio estatalarekiko bikoizketak erkidegoan zerbitzu hori bertako baliabideekin

kanpoko administrazioak eskaintzen duen zerbitzua eta adibideak ugariak dira esate baterako garraioari begiratzen badiogu badaukagu bikoizketa

eta bestetik eusko trenbide sarea eta euskotrenekin edo batetik daukagu urari dagokiola confederaciones

estatalak diren erakundeak eta bestetik ura

uraren euskal agentzia bertan diharduena

segurtasun indarra dago batetik eta guardia zibila eta por tzierto esan behar da lau mila zortziehun eta berrogeita hamar

hemen erkidego autonomoan barne ministerioaren datuen arabera eta bestetik ertzaintza hau da globala izateko bokazioa daukan polizia adibideekin segituta aemet dugu batetik

alperrik dagoela euskalmet eta ezabatu beharko litzatekeela

esaten du hau da comisión para la reforma de las administraciones públicas esaten du ezabatu beharko litzatekeela esate baterako datuak babesteko euskal bulegoa

eta azken adibide argiena zertarako behar da espainiako delegatu bat eta delegaritza bat gernikako estatutuak esaten baldin badu lehendakariaren funtzioa

estatua ordezkatzea autonomian beraz ez gaitu harritzen alderdi sozialistak ez hartzea aintzat

ez aipatzea hain zuzen ere erkoreka jaunak berriki esan duenean eta literalki esaten dut

gauzatu ez diren arloetan eta literala da berak esandakoa hau da hori antzematen bada bikoiztasuna handienak eta solapamendu handienak daudela

transferiturik ez dauden eskumenetan zergatik ez da hori aipatzen legez besteko honetan zergatik ez da puntu horretan inziditzen

hortik hasi beharko genuke baina horren ordez jaurlaritzak ematen duen erantzuna nire ustez nahiko epela da eta esango dut zergatik

egin beharko litzatekeena dela estatutua garatzea gero esaten du estatuaren gehiegizko interbentzioak aztertu beharko liratekeela zerbitzuak egokitu beharko liratekeela eta honezkero esleituta dauden eskumenetan

ezarrita hori guztia aipatzen du baina ez du aipamen bakarra ere egiten nola egiteko asmoa daukan zein ekimen

hori guztia egiteko eta hori ez da aipatu ere egiten gure ustez eta hau da guk egingo dugun proposamena eta ponentziara eramango dugun jarrera

beharrezkoa da lehenik eta behin onartzea badagoela deskoordinazio arazoa hori hala da eta aitortu behar dugu ere erakunde guztiak monolitikoak ziren edo monokoloreak ziren garaian errazagoa zela erakundeen arteko koordinazioa

aldundi guztietan kolore bakarra zegoenean baina ez da kasua

daukagun egoera politikoa eta badaude deskoordinazio arazoak eta batean baino gehiagotan arlo fiskalean arlo finantzieroan eta baita ere eredu arloan hau da herria modu diferente batean ikusten dugu diferentea da daukagun eredua daukagun proiektua aldundi bakoitzak dauka berea eta orduan zaila da hori guztia koordinatzea ez da batere erraza

item berri bat parametro berri bat sartu beharko diogu

kontuan harturik posiblea dela eta de facto bat dela proiektu politiko diferenteak dauzkagula erakunde ezberdinetan

oso eztabaida sakona eskatzen du eta prest gaude eztabaida horretarako baina ezin da enoratu dagoen arazoa eta hori guztia enoratuta

gai honi heltzeko ezinbestekoa da elkarlana ezinbestekoa da abiapuntutik modu zabal batean joatea eta hasieratik inposaketarik ez egotea hori ezinbesteko kontua da baina horretarako

zuzen bat egitea eta harritzen gaituena da alderdi jeltzaleak diagnosia egin egiten duela instantzia batzuetan

detektatu egiten du zein den arazo larriena bikoizketetan eta gero alderdi sozialistarekin batera aurkeztu duen legez besteko honetan aipatu gabe ez dela egiten eta bestelako arazoak aipatzen direla onartu egin dela guk proposatzen genuen puntu bat eta eskertzekoa da gero berriro bakarrik gelditzean erretiratu du guk espero dugu berriro onartzea eta da

administrazio publikoa aintzat hartu behar ditugula langileen

eta langileen egoera hori sartzeko prest egon da gure babesarekin kontatu nahi zuenean gure babesa izan ez duenean

gure ustez oso puntu garrantzitsua delako beraz zer gelditzen zaigu gelditzen zaigu eztabaidarako hiru puntu bata nola

administrazio espainiarrarekin bi nola egingo dugun erkidegoko administrazioen artean egituratze eraginkorrago bat burutzeko eta hiru nola egingo dugu langileen eskubideak kalteturik ez ateratzeko

elkarlanerako prestasun osoa betiere diagnostiko zuzen batetik abiatuta hau da egiazko arazoa

hemendik kanpoko administrazioekiko eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

gure zuzenketaz defendatzen duguna alde batetik gobernuari eskatu nahi diogu lurralde historikoen legearen erreforma proiektua urte honetan zehar

helburuekin bikoiztasunak eliminatzeko eredu berri bat lortzeko eredu eraginkorrago izateko berdintasun gehiago

eta bestetik gobernuari diputazioei eta

beharrezkoak ez diren ente eta erakunde publikoak gogor murriztu

mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

eskerrik asko berriz ere presidente andrea beno lehenengo eta behin llanos andreari esango nioke

diskurtsoa kokatu egiten dudala joko politikoaren

egiten duena bikain oso ondo dago eta alderantziz gainontzekoek egiten doguna ba oso eskasa eta gero aurreratu dizkiguzu hemen

aztertu beharko ditugula hain zuzen ere datorren barikuan

ponentzia horretan gero maneiro jaunari esatea tematia zarela aitortu behar zaizula tematia zarela eta behin eta berriro oker berbera egiten

zure asmoa baldin bada diputazioak ezabatzea edo eta udalak fusionatzea hori dagoeneko jakin beharko zenuke hori ez dela lortzen ltha

konstituzioa estatutua eta abarrekoak aldatu beharko liratekezela horretarako

honetan aldatu beharko direzela aldatu beharreko legeak eta noizean behin

ez zuzenki askotan aldatua izan dela gero esaten dozu timo bat dala guk egiten duguna ez da timo bat timoa da

bozeramaileak esan dauen moduan timoa da zuk egiten dozuna zeren gainera

eta seguramente beste zeregin batzuetan egongo zinela

erkoreka eta gatzagaetxebarria jaunek sailburuek etorri ziren beren beregi

estrategia hori azaltzera ezta eta hain zuzen ere estrategia hori jaurlaritzak onartu zuen lehendakariak aurkeztu zuen uztailaren hogeita hamarean

azaroaren hogeian izan zen batzordea jadanik esan ziguten sektore publikoan murrizketak

estrategia zela bai epe luzerako baina neurri konkretu zehatzak eta jadanik hartuta zeudela ze neurri zeuden ia hartuta ze neurri hartu dira ia dagoeneko badakizu dagoeneko hamabost zuzendaritza kargu gutxiago dauzela

adibidez biogarbiker sozietatea likidatua izan zela irailaren hemezortzian eta baita ere jaizkibia eta fundación museo vasco del ferrocarril ezabatzeko prozesua hasita zegoela

ze asmakizunetan ibiltzen zara nik

gure sisteman sinesten legitimoa da hori beraz gonbidatuko

osoarekin eta gero bildu taldeari esatea beno mintegi andreak hasieratik azaldu dau bere kezka

hau ez dela berria guretzako eta erreferentzia egin diodan batzordea areri

bermatu zuela enplegu publikoa mantenduko dela birdoiketa estrategia

hain zuzen ere murriztu diren lanpostuak izan dira zuzendaritza postuak nik ere ezagutu egiten dut hemen aipatu egin duzun gobernuaren txostena eta zurekin bat etor naiteke gertatzen diren duplizitate asko igual gehienak estatuarekin ematen

aurreratu nahi ze aukera edukiko dugu batzordean horri buruz berba egiteko eta guk mahai gainean jarri ditugu behin eta berriz duplizitate horiekin bukatzeko baliabideak edo tresnak adibidez kontuan edukita

integralaren gaineko eskumen esklusiboa gurea dela hainbatetan eskatu dugu estatuko segurtasun indarren errepliegea eta

ezin dut ahaztu nola etak egindako ekarpen bikaina bikoiztasun hori ba denboran justifikatu eta mantentzeko gero planteatzen dituzun

ponentzian aztertu beharrekoak dira baina bai agerian jarri nahi dut zure berbaldiaren azkeneko partean egin duzun kontraesana

orduan eskatuko nizuke mesedez azaltzeko zein den zuen zuzenketaren

ulertu zeren eskatzen diozue jaurlaritzari aztertu ditzala

erakundeak eta azterketa horien ondorioz eta horien eskumenak aztertu ondorioz ezabatu ditzala gure erakundeak mesedez eskatuko nizuke

pentsatu neban ia azkenean egia izango ote den muturrak bat egiten dutela eta zuek ez duzuen eskatuko ba ez dakit zein erakunde diputazioa edo udalak edo

beraz gainera irakaslea zaren aldetik eskatuko nizuke mesedez
lehenengo paragrafo hori azaltzeko amaitzen joan mesedez eskerrik asko

andrea eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza

berak esaten duenean ez dagokigula guri ez delako gure konpetentzia estatuarekiko bikoizketari horiei buruz hitz egitea nik esango nioke

eta hori esaten duela ez dela serioa horretaz aritzea hemen

bandan jokatzea partidua beste leku batean jokatzen denean

gure arteko administrazioen artean partidua beste nonbaiten dago orduan

guk daukagun herri ereduarekin eta proiektuarekin badakigu partidua jokatu behar dela distantzia horretan ere eta gainera askatasun politikoaren ezaugarria da norberak erabakitzea

jarduera ez da iritzia ematea beste batzuek planteatzen duten gaiari buruz

alderdien zeregina da norberak erabakitzea zein den bere eremua zein den bere arloa zertaz hartu nahi dituen erabakiak ez bakarrik iritzia eman mahai gainean planteatzen zaion gaiaz

baina baita ere ponentzia honetan hain zuzen ere egitura administratiboak itzelezko garrantzia daukalako daukagun herri proiektuarekin eta zer nolako antolaketa egiten den herri mota bat edo beste egingo da nik azalduko diot

zuzenketaren esanahia hau da noski ez dugu planteatzen gure erakundeak ezabatzea zuzenketa horretan esaten da literalki

beti ere euskal herriko burujabetza politikoa defendatuz hau da

brilanteena baliteke nik ez dut problemarik onartzeko testu bat oso zuzena ez bada

lehenik eta behin euskal herriko burujabetza politikoa dela indarrean ipintzen duguna

lanean ibiltzea eta inolako zalantzarik ez ezazue izan gu horretara joango garela egiatan

eraikuntza egitera baina hala ere ulertezina egiten zaigu nola den posible eta batez ere zeuen aldetik nola den posible

beti hartzea txofer hegoaldera baino joaten ez dakiena hau da zuek helburu bat baldin badaukazue eta norabide batera bideratu nahi baduzue zuen proiektua zergatik hartzen duzuen beti bidaide beste norabidean doan

indar politiko bat benetan ulertzeko zaila da zeren behin eta berriz errepikatzen ari da jokaera hori eta adibideak nonahi hain zuzen ere autogobernuaren ponentziaren sorreran ere eduki dugu adibide bera hau da helburuetan

baina gero jardunean eta praxian hartzea kide hartzea

txofer beste norabidean doan indar bat eta benetan ulertezina da eta bertigoaren ikuspuntutik baino ezin da esplikatu hori

eredu hori konpartitzeko eta uste dugu hainbat arlotan kointzidentziak egon daitezkeela baina behingoz

zergatik eduki behar duzue beti bertigoaren ondorioz hartu behar izatea

bestelako eredua daukan indar politiko bat benetan puntu batzutan

eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

llanos anderea eztabaida amaituta

lehenengo eta behin euskal talde popularraren gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu gehitzeko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeak batera egindako legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

gobernu onaren koderako aholku batzordearen gomendioei buruz dituen asmoen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda
euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea egun on isiltasuna mesedez

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on lehendakari jauna egun on legebiltzarkideok guk alderdi popularrak aurkeztutako mozioaren inguruan

honen bitartez nahi izan dugu nolabait goraipatu euskal osasun publikorako gobernu onaren kodeari buruzko kontseiluan bi mila hamaikagarrena urtean egindako dokumentuaren garrantzia

bidean izan ere eta osasun sailburuak berak ere interpelazioak adierazitakoak geure

eta zentzu horretan bat egiten dugu esaterakoan dokumentu interesgarria izan zela izan ere hainbat gomendio eta hausnarketa jaso zituen euskal osasun publikorako

urtean aurkeztu zigun dokumentu horretan eta naiz eta kontseiluak egindako lan hori ez zen behin betikoa izan eta euren aurkezpeneko agerraldian adierazi zuten moduan dokumentua irekia izan eta ekarpenak jasotzeko irekita egon uste dugu dokumentu baliagarria

bide horretan sakontzeko are gehiago

dokumentu horrek europar kontseiluak gobernu onaren esparruan egindako iradokizunak edo gomendioak ere jasotzen zituela eta sailburuak berak ere esan zuen moduan guretzako erakunde hori erreferentea da eta aintzat hartu beharrekoak dira horrek esandakoak beraz bat egiten dugu euskal osasun publikorako gobernu onaren kodeari buruzko kontseiluaren dokumentuan jasotako

onerako neurriak aipatzen dituenean izan ere oinarrian baloreetan

osasun kudeaketa dago osakidetzan hasiera hasieratik sakondu nahi izan dugun kudeaketa eredua eta horretan sakontzen jarraitzeko asmoa daukagu

eta etengabe hobetzen jarraitzea etengabeko hobekuntza horretan jarraitzea hartara dokumentu horrek egindako ekarpenak ezezik aintzat hartu behar ditugu ere bai europar kontseiluak egindakoak edo helburu horiek lortzeko

izan ere hori izan baita osakidetzaren ezaugarri nagusienetakoa bere sorreratik bat egiten dugu beraz osasun sailburuak berak esan zuenarekin dokumentu horren balorazioa positiboa egin zuen eta guk ere

eta horren erakusgarri esan beharra dago eusko jaurlaritzak onartutako etika eta jokabide kode berria prestatzeko hausnarketa

dokumentu hori kontuan hartu zela horregatik esaten dugu balorazioa positiboa dela eta ondorioz adostutako erdibideko honekin hori azpimarratu nahi izan dugu alde batetik baina beste aldetik azpimarratu nahi izan dugu jaurlaritzak

hau da aurreko lege aldian emandako urrats horietan sakontzen jarraitzeko konpromiso irmoarekin horren harira gogora ekarri nahi dugu eusko jaurlaritzak bi mila hamairugarrena urtean onartutako kode berri hau

etika eta jokabide kodea kode berri hori ez da mugatzen osasun esparrura askoz zabalagoa da askoz gehiago hedatu da konpromisoa eta osasun arloko politikei ezezik jaurlaritzaren ardurapean dauden sail eta arlo guztiei ere eragiten

erantzukizun publikoa duten pertsona edo arduradun guztiei ere eragiten die gizarteak eskatzen duen gardentasun eta jokabide etikoaren beharrari hobeto erantzuteko helburua du kode berriak urkullu lehendakariak hasiera hasieratik hartu zuen konpromisoa

lehenengo hilabeteetan buru belarri jardun ondoren lanean jardun ondoren onartu zuen gobernu kontseiluak etika eta jokabidearen kodea eta ordudanik indarrean dago

ezaugarri nagusia dauka aplikazio praktikoa dauka benetako aplikazio praktikoa dauka izan ere jokabide etikoen inguruko hausnarketa gomendio edo iradokizunez gain ebaluazio eta kontrolerako mekanismoak ere aurrikusten ditu hau da jaurlaritzako kargu publiko guztien jokabidearen jarraipena egiteko irizpide eta mekanismoak ezartzen ditu jaurlaritza

kasu honetan ere bai gizarteak egindako eskakizunen aurrean eta lehenengo aldiz kode berri honi esker

hausten dituenari erantzukizuna eskatuko zaio

horiek ondorioak izango dituzte eta hori praktikan egikaritzeko prozedura zehatz bat aurrikusita dago prozedura hori izapidetzeko gainera etika batzordea sortu zen batzorde horri dagokio beren beregi aztertzea eta egiaztatzea ea jokabide kodea jaurlaritzan izendatutako kargu guztiek betetzen duten eta gertatu ezkero baten batek ez duela hartutako konpromisoa betetzen

eta kasuan kargu horri legokion zehapena ezartzea beraz jaurlaritza kode berri honen bitartez beste pauso bat egin du aurrera horregatik azken finean

eskatu nahi izan diogu osasun sailari osasun arloko politikei dagokion esparruan ere jarrai dezala neurriak hartzen gobernu praktika honetan sakontzeko lehen aipatu dugun moduan konpromiso hori betetzeko bidean gobernu onaren praktikak etengabeko hobetzeko helburuarekin baita ere osasun arretari dagokionean eta osasun politikei dagokionean

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz mistoak bai bertatik

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak